egun on guztioi osoko bilkura hasiko dugu

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina euskadiko txertaketan bigarren dosia bermatzeko estrategiari buruz

orbegozo jauna zurea da hitza egun on guztioi

osasun sailburua sailburu andrea lehendakariak izendatu zintuenetik

etorri izan zara osasun batzordera pandemiaren bilakaeraren inguruan taldeok egindako galderei erantzun

argitzera eskertzen dugu egindako ahalegina legebiltzarreko talde eta ondorioz gainontzeko

gardentasunez partekatzeko baina gaur galdera zehatz bati erantzutea nahiko genuke jakin nahi dugu zure ustez

hau da txertoaren bi dosiak bermatzeko estrategia

bederatzi aste beteko dira covid hemeretziaren aurkako txertaketa prozesua hasi zenetik euskadin

herrialdeetan orduz geroztik hainbat ustekabekori aurre egin behar izan diozue eta horrek seguruena eragina izan du zuek aurreikusitako plangintzarekin

batek hasiera batean ezarritako dosien kopurua aldatu izana edota txertoen ekoizleek ez dituztela bete

eta kopuruak bestalde duela bederatzi aste prozesu hori hasi zenetik

aurpegiratu izan dizu euskadin jarraitzen ari garen estrategia okerra dela eta beste lurralde eta autonomia erkidego batzuk baino mantsoago ari garela jartzen horien iritziz txertoak lehenbailehen banatu behar dira ahalik eta azkarren eta ahalik eta jende gehiago gehiagori jarri bigarren dosia bermatzeko

aldiz gaur gaurkoz behintzat ez du ematen europar batzordeak edo europako medikamentuen agentziak edo gainontzeko osasun batzorde aditu eta zientzialariek irizpide hori partekatu edo gomendatu dutenik beraz

eta euskadin pandemiaren bilakaera kontuan hartuta guk jakin nahi dugu hurrengoa

txertoaren bi dosiak bermatzeko estrategia dela onena eskerrik asko orbegozo jauna erantzuteko sagardui andrea zurea da hitza

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi denok dakizuenez

oinarrizko bi estrategia daude populazio gehiengo txertatzea

txikiagoa lortu arren hau da lehen dosiak soilik ematea edota txertoa jartzea biztanle gutxiagori

bigarren dosiarekin euskadik txertaketa estrategia bat du txertatuko diren kolektiboei

planifikatzea euskadiko covid txertoaren aurkako estrategia autonomia erkidego guztietarako estrategia komunean oinarritzen da estrategia hori osasun sistema nazionaleko osasun publikoaren batzordeak onartu du eta egungo txertoen bi dosi ematea aurreikusten du hau da bakoitzaren fitxa teknikoan aurreikusitako epeetan taldeen lehenestea osasun publikoko horretan adostutakoa da berdina izan ez dena

prozesua hasi zenetik eta hornikuntza arazoak izan zitezkeenek euskadik bigarren dosiak ematea bermatuko zuen erreserba bat erabaki zuen honek automatikoki beste autonomia erkidego batzuen atzetik jartzen gaitu jasotako txertoen eta emandako txertoen arteko erlazioari dagokionez bagenekien baina immunitatea bermatzea garrantzitsuagoa zela

hau planifikazioaren ondorioa da atzo arte berrehun eta berrogeita

eta horietatik berrogeita lau mila bigarren dosirako erreserban daude

dosi eman ditugu guztira eta gaurtik aurrera asteburu barne eta datorren ostiralera arte berrogeita zazpi mila txerto ematea aurreikusita dugu atzo bakarrik

beraz herritarroi eskatzen dizuet pazientzia
eskerrik asko sailburu andrea amaitu da denbora amaitu da denbora baina jakin dezazuen iritsi ahala osakidetzak guztiak dituela eskerrik asko amaitu da denbora amaitu da denbora

bigarren puntua galdera maddalen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina pandemiaren inguruko balantzeari buruz iriarte andrea

txertoaren aroan murgiltzen ari gara baina pandemia iraunkor eta konplexu baten aurrean gaude sindemia baten aurrean gaudela esaten duten ahotsak gero eta gehiago dira eta ikuspegi biomediko batetik soilik erantzun ezkero frakaso bat izango dela diotenik ere bai erronkari heltzeko egindakoaren azterketa beharrezkotzat jotzen dugu eta horregatik ze balantze egiten duzun urkullu jauna galdetzen dizut

iriarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on iriarte andrea

bat giza balantzea eta bestea kudeaketarena luzeago egiteko aukerarik izango dudalakoan honakoa laburbilduz giza balantzean oroimena eta elkartasuna nagusitzen dira pertsona eta familia askok norbait galdu du edo ospitaleratze luzea jasan dituzte hemen hitzak baino gehiago gure enpatia eta elkartasuna adierazi nahi izan dugu

beti gogoan kudeaketaren balantzea denok bezala

kudeaketa egin dugu hamabi hilabete hauetan arazo ezezagunei aurre egin behar izan diegu arazo oso larriak gainditzeko etengabeko lana izan da zailtasun bakoitzari

konponbide bat eman behar izan diogu arazoak izan ditugu

eta izango ditugu baina erantzun egin dugu eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna iriarte andrea zurea da hitza

egoeraren konplexutasuna ez dizut ukatuko inondik inora urkullu jauna

bi koma laukoa birusarekin elkarbizi esan zitzaigun baina horrek esan nahi du ehun pertsonatik bi baino gehiago hilko direla

ez zaio ganorazko edo egiturazko erantzunik eman osakidetzari eta nik galdetzen dut non geratu diren arratseko zortzietako txalo horiek non geratu diren

osasun sistema indartu behar da baina osakidetzan langileak jarraitzen dute itota

pandemiak milaka pertsonengan oso eragin ekonomiko larria izan du irten kalera bestela eta ikusi erteetan daudenak edo lanik gabe geratu direnak edo ostalariak eta abar

eta zure eredua izan da unilaterala gehiengo osoak dena justifikatuko balu bezala eta egoerak behar du gardentasun handiagoa eta irizpide argiagoak eta horrela iritsi gara txertoaren garaira zientziaren garaipen handira

gordeta zertarako daude zeren zain daude edo arazoa da osakidetzak ez dituela benetako baliabideak horiek guztiak jartzeko

hori argi dago eta orain arteko ereduak gainera ba eraldatu egin beharko ditugu eta mahai gainean jartzen zaigun erronka izugarria da ez kosmetikoa bakarrik

langabezia bikoitzarekin prekarietate handiagoarekin pobrezia datu okerragoekin eta generazio oso bat krisia bakarrik ezagutu duena

eta honek konprometitzen gaitu gu eta gure ondorengoak eta eskatzen du komunitatearen indarra biltzea eta ez gara gai izan ezta herri honentzako estrategikoki hain garrantzitsuak izan daitezkeen europako funtsen inguruan ere eztabaida

ataka honi heltzeko eraldaketarako lidergoa zerbitzu publiko indartsuak eta helburu bat jendea babestea inor bazterrean utzi gabe jendea babestea

gure helburua eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea bizi dugun egoeraren aurrean bi jarrera nabarmendu daitezke

zailtasunaz jabetuta eta laguntza emateko prest izan dena bestea negatiboa eta ezkorra gurpilean makila jartzeko baliatu duen gutxiengo baten jarrera esan bezala arazoei konponbideak bilatzen saiatu gara eta

jarriko dizkizut bat osasun materiala martxoan edo apirilean arazoa norbera babesteko ekipamenduen arnasgailuen edo musukoen eskasia izan zen eskasia euskadin eta mundu osoan arazoa zen testak baheketak edo miaketak egiteko gaitasuna ospitaletan eta ziuetan izandako arazoak arazo horiek konponbide eraginkorra izan zuten erosketa sistema zentralizatua antolatuz

osakidetzak erantzun du eta bere baliabideekin erantzun ahal izan du edozein kolapso egoera saihestuz bi hezkuntza

euskadin itxi zen lehen ikastetxea baita horren ondoren prebentziozko protokolo batekin irekitzen aurrenekoak izan ginen bigarren olatuan arrisku bera planteatu zen eta hezkuntza sailak erantzun zuen hezkuntza sailak erantzun zuen

ikasturte honetan aurrez aurreko hezkuntza bermatu ahal izango da

irekia dago hiru krisia aipatu egin duzu ekonomia eta enplegua

erakunde guztiak erantzunak eskaintzen ari gara lehen olatuak covid funtsarekin eta pizgarri ekonomikoekin erantzun gehiago bi mila hogeiko aurrekontuak euskadi bono jasangarria berpiztu edo euskadi next programa edo bi mila hogeita bateko aurrekontuak

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera eneko andueza lorenzo euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak
lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina bi mila hemezortzi bi mila hogei aldirako etxebizitzaren gida planaren

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburu legebiltzarkideok egun on

gai zerrendako laugarren puntua galdera jon hernández hidalgo elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko legebiltzarkideok egun on lehendakari jauna

eskerrik asko hernández jauna erantzuteko

decretos para complementar estas ayudas en euskadi beraz lanean gaude eta lanean jarraituko dugu batetik egoera zail honetan enplegua babesteko eta bestetik ekonomia berpizteko eta enplegu aukera berriak sustatzeko aurrekontua

gure ereduan sinesten dugu eta enpresa ehunari laguntza
eta elkarlana eskaintzen jarraituko dugu eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

galdera carlos iturgaiz angulo euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina covid hemeretzitik eratorritako krisi ekonomikoaren ondorioz prekarietatean dauden sektoreen babesgabeziari buruz iturgaiz jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi lehendakari jauna egun on lamento decirle

industria aeronáutica automoción de loirangas sektore guzti horiekin lanean gaude

sektore guztiei zuzendu dizkiegu aurrekontu baliabideak eta laguntza ildo bereziak arazoak ez dira bukatu zuk irizpide aldatzea eskatzen didazu ados baina zuek

edo jarrera ezkor eta kritiko horrekin jarraitu behar duzue aurrekontuen proposamena egin genuenean ez zenuten elkarrizketa eraikitzaile bat ireki nahi izan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

zuek ez zenuten gurekin kontaktu nahi aurrekontuetan hasieratik

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua galdera amaia martínez grisaleña

hartu diren neurrien ondorio sozialei buruz

ni escucha ni baja al bar para escuchar y entender eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea lehendakari jauna zurea da hitza

martxoaren zortziko kanpainak instituzioetan duen egoerari buruz etxebarrieta andrea zurea da hitza egun on

nork zaintzen du eta moskeo kanpaina honi bueltak ematen ari gara kartela ikusi dugun guztiak nola nork zaintzen duen ba uste dut nahiko argi daukagula emakumeak dira zaintza lanen zama

eta kanpaina honetan ez dituzue ikusgarri ere egiten nahiz eta aukeratzen hasita nahiago hau bilboko udalak erabili duena baino

zer egiteko prest dauden instituzioak egoera honi buelta emateko

emakume eta gizonen erakundeen eta gizarte osoaren ardura da baina behingoagatik emakumeak lehen planoan jartzeari utzi

zuen arduran instituzioak zaintzen du urkullu jauna

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea etxebarrieta andrea bai

eta familiak eta gizarteak ere bai hori bai aipatu duzun kanpainak

irekia egiten du bereziki zaintza lanen banaketari buruzko hausnarketa zergatik denoi dagokigulako zaintzea zaintza lanak banatu egin behar direlako emakume eta gizonen artean baita gizartearen eta erakundeen artean ere bai hau denon artean egin beharreko lan bat delako azken finean gizartean

eta bestetik zaintzak erakundetzea gizarte bat gizatiarrago bihurtzen du eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

egoera honi aurre egiteko ardurak hartzea ezinbestekoa da

eta diagnostikoan bat gaude euskal herriko mugimendu feministak sindikatuak eragile sozialak eta instituzioak ere zaintzen krisiari begira jarri gara martxoaren zortzian baina batzuen lana interpelatzea da

eta besteena politika konkretuak martxan jartzea lema eta egoeraren diagnostikoa behin eta berriz errepikatuak izanagatik ere

hala nola osasungintzan elikaduran eta hezkuntzan larrua utzi duten funtsezko sektoreetan lan egiten duten pertsona guztiak gehienak emakumeak direla eta atzoko egunean adibidez greba egiten zuten horiek ere emakumeak ziren zaintzak zaindu eta zaintzaileak zaintzeaz eskatzen ari ziren

denok dakigu eta hemen ere hainbatetan errepikatu da emakumeak direla pandemiari eta jendarte honen beharrei aurre egiteko zeregin gehienak bere gain hartu dituztenak

honen kudeaketaz hitz egitea kudeaketa honi sistema bidegabe eta desorekatu bat indartzen ari delako beste zaintza eredu baterako trantsizio honetan eredu hori publiko eta komunitarioa izan dadin zaintzak

eta zuzen banatuko dituzten politikak behar ditugu

hitz egingo duten instituzioak behar ditugu eta ez besteak markatzen ibiliko den instituzioa

legitimoa den eta konpartitua den kezka batengatik

gobernura heldu zinetenetik inoiz denbora guzti honetan bildu zarete mugimendu feministarekin are gehiago azken hil hauetan kezka horren kontziente bazineten

daramatzatela behar beharrezkoak diren mobilizazio hauek ahal bezainbeste deszentralizatzen neurriak hartzen

ez dut esaten hori helburua zenik baina hori da egun hauetan hitz egiten ari dena eta

movilizaciones horregatik mobilizazioetan dauden lelo horiei heltzea eta elkarrekin heltzeko
garaia da eskerrik asko etxebarrieta andrea lehendakari jauna zurea da hitza

erakunde bat non denok parte hartzen dugun emakunde du izena

dena den zaintzaren erakundetzean aurrera egin dugu lau hamarkadetan eskubideak finkatu ditugu eta gizarte osasun edo hezkuntza zainketako sistema sustatu egin dugu sistema hori hobetu daiteke bai zalantzarik gabe baina

eskaintzen du eta zabaltzen jarraitu nahi dugu eta behar dugu zabaltze horren adibide berriak baditugu politika konkretuak aipatzen dituzu

neurri hau aitzindaria izan da estatu osoan lana eta familia bateragarri egiteko eta zaintzarako profesionalak kontratatzeko laguntzak betion zerbitzuaren hedatzea enpresetan kontziliazio eta berdintasun planak egiteko laguntza publikoak soldata arrakalaren aurkako estrategia berdintasunerako legearen eguneratzea

lege proiektuak etxeko lanaren eta zaintzaren gainean planteamendu zabalagoa egiten du

gogoeta abiaraztea helburua izango duena ordaintzeko modua izapidetzea eta betekizunak erraztea aurreikusitako laguntzetan eta etorriko direnetan

moldez non eskaera onartu ondoren ordaintzeko modu malguagoa gauzatuko den gaur egun indarrean dagoena baino eta jaurlaritzak horrela egingo du

martxoaren zortziari begira aurten azpimarratu nahi izan dugu berdintasunak zaintza lanetan duen balioa begibistakoa da zaintza lana emakumeei egokitzen zaiela oraindik ere neurri handiagoan

mezua da zeregin horiek gehiago partekatu behar direla emakumeen eta gizonen artean baita erakunde publikoen eta familien artean ere

jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera amaia martínez grisaleña talde mistoko legebiltzarkideak lehenengo lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina

eskerrik asko martínez andrea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza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

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera iñigo martinez zatón elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehenengo lehendakariorde
eta segurtasuneko sailburuari egina lan gatazketan zehar ertzaintzak izandako jarduerari buruz
martínez jauna zurea da hitza bai erkoreka jauna cómo valora el gobierno

eskerrik asko martínez jauna erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea señor martínez

gauden zenbat enpresa itxi duten zenbat erteak dauden mahai gainean eta zenbat ere

están siendo despedidos beraz gizarteak eta batez ere langileriak ezin du jasan ezin du jasan instituzioen partetik batzuetan hartzen duen edo hartzen dituen jipoiak babesa behar du instituzioen partetik

eskerrik asko martínez jauna erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

nik bat egiten dut zuk azaldu duzun hurbiltasunarekin egoera ekonomikoa eta gizarte ekonomikoa dela eta egoera jasanezina zailean aurkitzen direnekin nik neuk ere

zuek bakarrik zaretenik horren bozeramaileak eta horren inguruan eta horienganako hurbiltzen zaretenak bigarrenez ez planteamendu redukzionistarik egin gobernu honek erantzun asko dauzka asko dauzka

asko sail asko daude hemen inguruan programa bereziak dauzkatenak egoera horie erantzuteko betiere besteak beste

eta lanpostuak ahalik eta gehien eraginkorren mantentzeko

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa jon hernández hidalgo elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko

behin behinekotasun altuari buruz hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko egun on sailburu andrea en euskadi nos hemos convertido

plantillas públicas eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna erantzuteko garamendi andrea zurea da hitza

presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok

organizativo propio kolokan jarri da beraz euskal erakundeon antolaketa eremua bitartekotasunaren hazkuntza konpon zezaketen nahi beste lan eskaintza eta nahi bezalakoak

onartu egiten dugu bitartekotasun tasa handia dugula euskal administrazioetan eta hori konpontzeko

opeak deitzea litzateke baima aurrez aurre izan dugu urteetan

horien horma horren ondorioz enplegu publikoa egonkortzeko aukera oso baldintzatuta egon da por ello

lan eskaintza publikoak administrazioko belaunaldi aldaketa bermatzen duten bezala tresnarik garrantzitsuena dira kalitatezko enplegu

horrekin batera lan eskaintza publikoetan hainbat urtez beren zerbitzua administrazioan eman duten bitarteko langileen eskarmentua

jarri nahi dugu gure ustez esperientzia horrek

gure zerbitzu publikoei izan ere horregatik oso kontuan hartu nahi dugu eskarmentu hori

badakigu bitartekotasun tasa handiak ditugula eta irtenbide bat emateko lanean ari gara lehen pausoa

eta bigarrenez ebep aldatzeko beharrezko negoziazioari ekin diogu estatuko gobernuarekin

negoziazio bideak irekiko ditugu sindikatuekin lanpostuen zerrendez eta gai honekin lotutako hainbat kontuz hitz egiteko ahaztu barik interinitatea jaisteko tresna nagusia eskaintza publikoak martxan jartzea dela
eskerrik asko eskerrik asko garamendi andrea

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

otras soluciones a la actual situación gai hori esan bezala nik neuk jarri nuen ministroaren mahai gainean

honetan guztian negoziazioak duen garrantzia

ezin dut aipatu gabe utzi gure lanketa horretan sindikatuak ere kontuan hartzen ari gara beren iritzi eta proposamenen inguruan hausnarketa sakon bat egiten ari garelako entzute aktiboan

ez izan zalantzarik gobernu honek ez du amore emango irtenbideak bilatzen jarraituko du

erabatekoa da eta gure borondatea irmoa eskerrik asko eskerrik asko garamendi andrea gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera
carmelo barrio baroja euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina etika

eskerrik asko garamendi andrea barrio jauna zurea da hitza sí

etika publikoko batzordearen presidentea izendatuta izan nintzenetik zenbait bilera formal izan ditugu guztiak bideokonferentzia bidez

baina ez hori bakarrik gainera azken hileetan makina bat hartu eman izan dira gure artean eta hainbat mezu partekatu

etika eta jokabide kodearen oinarrian dauden balore eta printzipioak berresteko

hori da nire konpromisoa gure jarduera gidatzen duena erantzukizuna da

hori da gure eskuliburu etikoaren oinarria eredugarritasuna izan ere horiek dira euskal herritarrek gugandik espero dituzten jokabideak

eta autogobernuko sailburuari egina kidego eta eskalen lege proiektua

erantzuteko garamendi andrea zurea da hitza eskerrik asko

administrazio orokorraren eta erakunde autonomoen enplegua egituratzen duelako eta horrela opeak diseinatzen eta ebazten lagunduko duelako garbi dago

eskerrik asko garamendi andrea gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna garamendi andrea zurea da hitza

elkarrizketarako eta akordiorako bide hori irekita dago legebiltzarrean

ganbera honen eskutan dago botere legegilearen ordezkaritzaren neurrian

eta adosteko aukera duzu ahal izango gaituzu ahal izango gaituzu helmuga horretarako ibilbidean

baina hau eztabaidaezina da gobernu honek bere azterketa egin du

ahalegin horretan jarraituko dugu bukatzeko berriro azpimarratu nahi dut legearen edukia askoz zabalagoa da eta behar beharrezkoa da administrazioa antolatu eta eguneratzeko horrek emango du bidea azken batean

ahalbideratzeko oinarri oinarrizko urratsa behin behinekotasunarekin amaitzeko

eskerrik asko garamendi andrea gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa muriel larrea laso euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko

atzemandako irregulartasun larrien aurrean ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak izan duen jarduerari buruz eta duela gutxi iragarri duen hondakin

politikarekiko kontraesanean aritzeari

eskerrik asko presidente andrea egun on sailburu eta legebiltzarkideoi

andrea gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak

zentral eoliko berrien kokapenaren inguruan otero jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko mahaiburu andrea tapia andrea eguerdi on iruditzen zait berriztagarrien inguruan eta hauen hedapenaren inguruan hitz egiteko beharra edo premia etortzen ari zaigula ezta

asko ez zure alboan ikusi nahi ninduzula berriztagarrien hedapen berria hau etortzen zenean nik eta guk nahiko genuke dudarik ez izan baina aitortu behar da ez duzuela erraz jartzen batzuetan ezta pentsatzen hasia gaude

asto zaharrari bide berria ikastea asko kostatzen zaiola ezta

eta guk zu alboan nahi zaitugu

testuingurua jarri nahi nuke beste ezertan hasi aurretik eta testuingurua badakizu badakigu orokorrean ados egongo garela uste dut testuingurua larrialdi klimatikoa dela eta testuingurua karbono gabetzeko beharrak eta karbono gabetze bide orriak

euskal autonomiakoa badakigu zein izan den jaitsiera oso txikiak

ehuneko zazpi koma bost inguru jaistea eta hori izugarrizko erronka da ezta esango nuke baita ere

berrogeita hamar estrategiak ba dagoeneko zaharkituak gelditu dira ze helburu hauek ez dituzte

bilatzen ezta baina argi dagoena da badakigu eta hemen ere ados egongo gara

alde batetik kontsumoaren jaitsiera izango litzateke beste alde batetik

erretzearen beherakada nabarmena eta beste alde batetik berriztagarrien igoera eta igoera nabarmena baina noski honek inplikazio handiak ditu ezta

gure energia sistemaren inguruan eta argi dagoena da berriztagarrien gorakada esaten dugunean ez dela bakarrik gorakada esatea baizik eta

sistema edo energia berriztagarri guztietan eta bereziki badakigu gaur egun eskala handi batean potentziala duten

egon gaitezke klaro hortik aurrera arazo batzuk baditugu

zurekin gaur iruditzen zaigu berriztagarrien hedapen honek gidaritza publiko bat izan beharko duela ezta mota guztietako proiektuak egon beharko dute

eta denak uztartzen dituztenak eta batzuk badaude eta abian dira asko baina gidaritza publikoa izan behar du hau da ordenua ordenua

energia arduradun bezala erantzukizun handia duzula ezta prozesu konplexua izango da eta prozesu

izan beharko du eta honek zailtasunak izango ditu orain arte egindako energia berriztagarrietarako planek edo aurreikuspenek ez dute funtzionatu

bi mila hogei estrategiak helburu zituen seiehun eta hogeita hamar

ziren aurreikuspenetatik orain bi mila hogeita hamar urtera

baina hori ere zaila da heltzeko eta inkluso esango nuke deskarbonizazio bide hori sinesgarri batean

izango litzatekeela ditugun beharretarako kontua da herri honetan edo herri honen zati honetan

urtean dagoeneko elgeako parke edo zentral eolikoa martxan zegoen

ba hainbat leku kokaleku edo jarri ziren mahai gainean

parkeak badaiakoa eta abar baina egia da oso prozesu

gatazkatsua izan zela ze klaro berriztagarriak denok ditugu maite baina ahal bada

ezta eta denok nahi ditugu berriztagarriak eskala txikian

baina denok nahi dugu aldi berean gure industria martxan egotea eta gure behar energetiko guztiak asetzea ezta

eta klaro kontu gatazkatsua zeren azkenean badakigu

eta eolikak bereziki kalteak dituela eta eolikak mendietan egiten direnean oraindik handiagoak izaten dituela hainbat gatazken ostean nik uste dut ez dakit konpartituko duzun bi mila zortzi bi mila bederatzigarrena urtean

zegoen behintzat politikoki hilik zegoen nahiz eta oraindik indarrean egon eta

baina hemen ebazpen desberdinak egon ziren aho batekotasuna ere egon zen pts horri buelta eman behar zitzaiola

kontu bakarra izan eolikoa gelditzeko hau da gatazka soziala egon zen alde batetik beste alde batetik

politiko eta administratiboak egon ziren hau da hainbat

eolikak inguruan izatea oso problematikoa zela eta erabakiak hartzen joan ziren eta administratiboak ere inkluso ordunteko parkea atzera bota zen ingurumen inpaktu negatiboa jaso zuen bi mila lau urtean eta horrek ere freno handia suposatu zuen

kontu ekonomikoak ere etorri ziren beranduago gatazka guzti honen ostean eolikoen primak eta gelditzen joan zirenean eta gero

urtera nolabaiteko erial batean edo gelditasun batean egon gara nahiz eta agindua egon legebiltzar honetatik berriztu behar zela ezta klaro zuk energia politikak zure gain hartu dituzu bi mila hamabigarrena urtetik

ez duzu martxan jarri eta bitartean jasangarritasun energetikoaren legea onartu dugu eta bertan guk proposatu genuen

borobildu behar zirela edo planifikatu behar zirela ze fotoboltaikoak baditu arazoak ere eta gaur egun ikusten ari gara arabako hegoaldean adibidez mugimendu espekulatzaile nahiko handiak eta guzti hori ordenatu beharrean gaudela iruditzen zaigu hor ere badaude arazoak eta

legeak agindutakoa ez duzuela bete hau da legeak esaten zuen bi urtetan energia berriztagarrien

baina hori egin gabe dagoen bitartean hori ordenatu gabe dagoen bitartean

euskal energia erakundea gu pozten gara proiektu berriztagarrietan abiatzea ez gara hainbeste

ze nolabait ere horrek gardentasunean eta erabakietan eta

badituela eragin batzuk ezta negatiboak sartu dituzue baita ere eta ni pixka bat hemen

ze iruditzen zait zerbait galtzen ari garela ezta hau da ordenamendurako hainbeste traba eta hainbeste atzerapen

proiektuetarako horrenbesteko presa ezta hemen eztabaidatu genuenean orain dela urte bat zera justu

eta esan nizun iturrietan hasi zarete gaizki hasi zarete oso eremu babestua da zec da zepa izan daiteke

eta zuk esan zenidan momentuz haizea neurtzen bakarrik ari gara hori da asmoa

izapidetzera bidali dituzue ez hori bakarrik europako next generation funtsetarako

ez lau horiek bakarrik baizik arlabanekoa ere eta barredo medioetan esan du entzian ere sartzeko asmoarekin zabiltzatela hau da

asko korritzen ari zarete alde batetik leku oso konprometituetan esango genuke eta lurraldea antolatu gabe eta badakizue aurretik

arrakasta ez bazen egon besteak beste ba nolabait ere lizentzia sozial hori lortu gabe egin zelako

iruditzen zait honen inguruan hausnarketa bat egin behar duzuela egin behar dugula guztion artean eta energia berriztagarriak hedatzeko dagoen beharra kristorena dago eta eta asko hedatzeko dago

aliantza politiko eta sozial zabal bat behar dugula eta orain arte egindakoa ez da ez doa bide horretan doa presaka kontsentsu politiko eta sozial bat bilatu gabe eta horrek arazoak emango dizkigu iruditzen zait hemen kontsentsu batzuk behar ditugula hemen gure ondare naturalaren babeserako eta behar baldin bada

ezartzeko behar bat badaukagula eta ari zaretela azeleragailua asko sakatzen oso sentsibleak diren zonatan gero jarraitzen dut

eskerrik asko presidente andrea otero jauna lehenik eta behin esan behar dizut egun egokia hartu dugula gaurkoa energiaz hitz egiteko zeren

ospatzen dela beraz egun egokia eta pozten naiz energia mota desberdin batzuk aztertuko ditugu sakonago

hitz egingo dugu baina esan beharra dago zentzu horretan eta europa berak esaten digu eta mundu mailan aipatzen da zuk zeuk esan duzu energiaren kudeaketa efiziente bat eraginkor bat behar dugula zeren

eta zentzu horretan esfortzu handiak egin dira herri honetan trantsizio energetiko eta aldaketa klimatikoaren kontra egitea elkartu ditugu dakizun bezala gure kasuan lege berri baten bitartez proposamen berri baten bitartez eta horretan lantzen ari gara eta gainera pentsatuta dagoena eta lantzen ari garena da energia plana alde batetik egin eta aldaketa klimatikoaren kontra beste bat egin ordez plan desberdinak biak ere elkartu legea bezala beraz nik uste dut zentzu horretan izango dugula aukera hori

aipatu duzu beste gauza bat eta da publikoa egotearen bermea eta zentzu horretan nik uste dut beti saiatu garela euskal energiaren erakundea egoten proiektu desberdinetan izan eraginkortasunaren ikuspegitik eta bere historian zehar hainbat eta hainbat ekimen martxan jarri ditu izan momentuan aldaketa egin zenean gasaren aldekoa nik uste dut euskadi izan dela gasa gehien erabili duena eta beraz ce o bi isurketa gutxien izan dituena beste

eta berriztagarriak martxan jartzen ere horrela izan zen eta zentzu horretan ari gara lanean

esan duzu ze badirudi ari garela lantzen eta esan duzu justu egun horretan gogoratzen dut aritu ginela

bukatu genuenean aipatzen hasi ginen komentatu zenidanean esan nizun neurketak egiten ari gara zergatik bi gauzengatik alde batetik hasierako ptsa esan duzu politikoki hilda egongo dela baina benetan lurralde ikuspegitik eta

bizi dago beraz zentzu horretan hor hasi behar dugu neurtzen non egon daitekeen haizea ze hemen denok egon gaitezke ados eta zuk zeuk esan duzu benetan berriztagarrien aldeko apustua egiten dugu baina oso urruti nahi dugu ahal bada beste baten herrian beste baten inguruan baina haizea dagoen lekuan dago

egin zenean eta balio digu gainera berriarentzako zer horretan ere ari gara gaur egun ditugun sorgailuak erabat diferenteak dira askoz ere handiagoak dira leku gutxiagotan

garai hartan bostehun seiehun kilo batekoak ziren gaur egun

hamarrekin biderkatu dugu hamar zeuden lekuan orain bat egongo da nik uste dut

eta ezin duguna gure ustez behintzat da

behar da eta oso ondo aztertzeko zuk zeuk esan duzu lurra ze motakoa izan behar duen fotoboltaikoak ditugunean nola landu behar dugun bueno hainbat gauza daude hor ari da momentu honetan

bukatuta daukagunean hasierako zirriborroa behintzat ba bueno gainera parte hartze publikoa egongo da zentzu horretan

beraz esaten dugunean berriztagarrietan oso atzera gaude eraginkortasun energetikoarekin ari gara eta momentua da berriztagarrien alde egiteko erabil dezagun bestea

hori onartzen oso luze joaten baldin bada agian zerbait laburtu dezakegu

beraz saia gaitezen begiratzen non dauden aukerak eta benetan deskarbonizazioaren alde egin behar baldin badugu berriztagarrien aukera ezinbestekoa da

fotoboltaikoak eta eolikoa eolikoa itsasoan aztertuko dugu baita ere momentuan lur gainean non gure mendietan gustatuko litzaiguke kobazulo batean balitz zein ikusirik eta molestatu gabe baina eske haizea mendietan dago beraz horretan aritu behar dugu

handiari eta txikiari egiten diegu kasu berriztagarrietan

edo biotermiaren inguruan daukagun guztia beraz biomasari egiten diogu kasu beraz proiektu handiak eta txikiak guztiei

autokontsumoari ere bai beraz berriztagarriak aztertzen ditugunean handiak garrantzitsuak dira helburuak bete ahal izateko baina txikiei ere kasu

eskerrik asko tapia andrea otero jauna zurea da hitza

bi urtez ezer egin gabe hombre bi urte ez bi mila bederatzitik

eskerrik asko presidente andrea señor otero voy a

eta berriro esango dizut kamara honetan esan dut lehenago ere eta hainbat lekuetan

iritsi ala ez badira proiektu garrantzitsu batzuk herri honetan aurrera eramango ditugunak eta hauek hor tartean daude ze benetan sinesten dugu aldameneko batzuk nafarroakoak hain zuzen eta mendiak antzekoak dira egin ahal badute eta

gure herritarrengan eta gure instituzioengan batez ere

ingurukoak baino ez zait iruditzen ez zait iruditzen beraz badugu ahalmena eta egin dezagun eta orokorrean baina ez gaitezen nahastu gizartearekin eta badakit zeinekin eta a ver instrumentuak baldin baditugu bermatzeko ondo egingo ditugula

edo benetan etxebizitza batzuk egin behar direnean herri batean gizartearekin adosten da non egiten diren bueno badaude instrumentu batzuk urbanistikoak direnak eta ingurumeneko

nahiko tresna ditugu gauzak ondo egiten direla bermatzeko eta gizarte honetan konfiantza daukagu zentzu horretan bukatzeko benetan otero jauna eta positiboan bukatu nahi dut hasieran esan duzu benetan

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera

ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina sektore

eskerrik asko tapia andrea gil jauna zurea da hitza señora consejera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

armentiaminus bi putzuaren baimenen inguruan otero jauna zurea da hitza

berriztagarriekin arazoa baldin baditugu pues zer esango dizut gasaren kontuarekin nik

jakiteko ea helegitea sartu behar zenioten armentiaminus bi gas putzuaren lizentzia ukazioari astean zehar erantzun duzu baietz

azaldu dezakezu astakeria hori zergatik egin duzuen eskerrik asko

otero jauna nik uste dut esplikatu dela oso ondo baina esango dizut bi arrazoi dira nagusi alde batetik

publikoarena eta publikoaren bermea mantendu ahal izateko beraz jakin behar dugulako eta bermatu behar dugulako baimen hori oraindik ere publikoen esku dagoela

pribatuak ere badaudelako gu gara arduradunak hori aurrera eramateko eta bermatzeko eta ez badugu bermatzen hori bizirik mantentzen dugula

erantzukizuna izango dugu ondare erantzukizuna eta diru askoz gehiago kostatuko zaigu beraz
bi arrazoi nagusi dira administratiboak behintzat eta gero jarraituko dugu eskerrik asko tapia andrea otero jauna zurea da hitza

egiten ari zaren guztia oso itsusia da eta badakizue usted decía tapia

eskerrik asko otero jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

tapia andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera david soto rodríguez elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko

salatzen dituzten auzotarren mugimenduei buruz soto jauna zurea da hitza señora

eskerrik asko soto jauna jaurlaritzaren tapia andrea zurea da hitza presidente andrea baimena emango didazu nola

esan dut lau zutabe dituela gure estrategia energetikoak europak duen bezela berriztagarriak eraginkortasun energetikoa hidrogenoa gas naturala trantsizio bide bezala lauretan lan egingo dugu lauretan ez bakarrik batean baina zuek ikusi nahi baduzue hiru bakarrik daudela zuen arazoa da dena den galdetzen didazu zer egin behar dugun emisio horiek

eskerrik asko tapia andrea soto jauna zurea da hitza en referencia

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina víairun proiektuari buruz soto jauna zurea da hitza

poner eskerrik asko soto jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

soto jauna zurea da hitza señora consejera en fin

gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera unai fernandez de betoño saenz de lacuesta eh bildu taldeko legebiltzarkideak

establezimendu komertzial handien lurralde antolamenduari buruzko ekainaren hogeita zortziko hamar barra bi mila hemeretzi legea
garatzeko dekretuari buruz fernandez de betoño jauna zurea da hitza bai eguerdi on guztioi arriola sailburua

kontsulta publikoetan jarri duzue dekretu berri bat garatu behar duena bi mila hemeretziko merkataritza zentro handien lurralde antolamenduko legea jakin nahi dugu ze irizpide jarraituta
egingo duzuen dekretu hori eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna erantuzteko arriola jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko arriola sailburua galdera hau beste modu batera

edo galdera alferrik egotea gustatuko litzaiguke alegia uste dugu dekretu zirriborroa web gunean eskegita egon beharko litzatekeela beste kasu batzuetan egin den bezala

merkataritza zentro handiei dagokienez barre egiten duzu baina badugu

galdera hau egiteko zeren duela urte bat esan zitzaigun esan zenuten publikoki adostua zenutela madrilgo gobernuarekin bi mila hemeretziko legea ez zela konstituzionalera eramango dekretu hau egitea adostu zenutelako beraz uste dut ez dagoela soberan pentsatzea dekretu hau datorrela bi mila hemeretziko legea desitxuratzera urardotzera

berriz ere jaurlaritzak egingo duela azalera handien alde ahoz

merkataritza zentro handien alde egiten duzuela eta adibidez duela aste batzuk pandemiaren datuak oraindik oso txarrak zirenean

alboko udalerrietara erosketak egitera eta hain zuzen ere neurri hori hartu duzue batez ere merkataritza zentro handien presioagatik uste dugu gai honetan jada erakusten ari zaretela oso gestio txarra

gogoratu behar da gorenak tunbatu egin zuela bota egin zuela behera lurralde plan sektoriala mugatzen zituena merkataritza zentro handiak eta orduz geroztik atzeratzen eta atzeratzen hasi zineten beste plan bat egiten gero esan zenuten lege bat egin behar zela eta azkenean ados jarri ginen oposizioko taldeak lege berri bat egiteko ze aurreko legealdian beste aritmetika bat zegoen eta orduan ez zenuten beste erremediorik izan lege horretara

baina uste dugu ez duzuela lege horretan sinesten eta hainbeste atzeratu duzue beste proiektu batzuk kolatu egin direla adibidez garberak jada bikoiztu egin du bere azalera oraintxe bertan eraikitzen ari da eta beste hainbat proiektu kolatu egin zaizkizue dena atzeratu duzuelako esate baterako hondarribiako zaldunbordako makro outlet proiektua

oraintxe bertan bertan behera dago baina beste arrazoi batzuengatik orduan

defendatzen duzue merkataritza txikia baina gero eginkizunetan merkataritza zentro handiak defendatzen dituzue

artikulu garrantzitsuenak mugatzen dituztenak merkataritza zentro handien azalerak beraz

susmatzeko nahikoa arrazoi dauzkagula eta gustatuko litzaiguke jakitea zer aldatuko duzuen zehazki espero dugu gehiegi ez desitxuratzea baina

dizkiezue merkatari txikiei esanez zergatik urardotuko duzuen bi mila hemeretziko merkataritza zentro handiak mugatzeko legea
eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna arriola jauna zurea da hitza

eh bildu taldeko legebiltzarkideak berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina

vino para quedarse mila bederatziehun eta hirurogeita hamaseiko martxoaren hiruan milaka langile bilkura baketsu bat egiten ari ziren

elizan justizia sozialaren alde langileen eskubideen alde enplegu baten alde demokrazia eta askatasunaren alde beste era batera esanda faxismoaren kontran borrokatzen

ocio francisco aznar romualdo barroso

eta bienvenido pereda erahil zituzten beste ehun eta berrogeita hamar lagun gehiago zauritzeaz gainera horren ostean

antolatu ziren mobilizazioetan poliziek beste bi pertsona erahil zituzten vicente anton basaurin eta juan gabriel rodrigo tarragonan estatuko operazio oso bat

gobernu horren ondorengoa dena ez die ezertan erreparatu espainiar gobernuak ez ditu ardurak bere gain hartu biktima horiek jarraitzen dute itxoiten horrelako adierazpen bat itxoiten bai baina ez dira geldirik egon berrogeita bost urte hauetan biktimek memoria elkarteek sindikatuek gasteizko hiritar soilek lanean jarraitu duten egia justizia eta memoriaren alde

proceso de creación y gestión del mismo kontzienteak dira ezin dutela horrelako proiektu bat garatu instituzioen

horretarako erakundeetako lana erakundeen lana eta inplikazioa ere behar beharrezkotzat hartzen dute onartzen dute eskatzen dute nola ez gasteizko udala

honen parte izan dadila interpelatu zaituztete eta badakit ere eurekin harremanetan zaudete eta pentsatzen dut hori dela bidea gaia ere legebiltzar honetara etorri da nola edo hala aurtengo aurrekontuen proiektuan artolazabal andrearen departamentuaren memorian

zen gogoraren egoitzako erakusketa

erakusketa eta gasteizko martxoaren hiruaren inguruko erakusketak integratzea horrela planteatzen zen aurrekontuaren

bateratzea edo integratzea planteatzen zenuen esaten dudan moduan izaera nahiko ezberdina daukatenak porque gogoraren erakusketa proiektu publikoa da bakarrik publikoa eta

aurrekontua badauka gernikako bonbardaketaren museoa fundazio batek kudeatzen du publikoa batez ere nahiz eta beste erakunde batzuk bertan ere

agertzen diren aurtengorako ehun eta hamar mila eurotako aurrekontua daukana eta nik galdera bat egin nahi dizut eta da martxoak hiruko

aurrekonturik ez daukan zergatik ez bi mila hogeita bat urterako zergatik ez daukan aurrekonturik eta ze izaera edukiko duen hau da publiko guztiz izango da edo onartuko duen

nolabaiteko parte hartzea erakunde elkarte herri eragile eta kasu honetan biktimen

sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi lehenik eta behin

galderarengatik ez dauka zalantzarik guztion aldetik jarrera hori bada gasteizek eta martxoak hiruko biktimek

denbora gehiegi martxoaren hiruan gasteizen polizia armatuak

kontra erabiltzeagatik estatuak beharrezko autokritika egin eta erantzukizunak bere gain hartu gabe denbora gehiegi bidezko

uste dut inor ez dela geldirik egon garai batean erakundeok erabakiak hartu ditugu garai horretan gizarte ekimenak ere

ez dut inolako arazorik ekimen sozialaren lana aitortzeko eta beraz balioa emateko lan nekeza merezimenduzkoa saiatua aldi berean ez nahikoa helburu partekatuari begira martxoaren hiruko biktimek merezi zuten memoriaren espazioa ahalbidetzea

de febrero pasado berdintasunerako justizia eta gizarte politiketako sailburua gisa memoriaren euskal politiken erantzukizuna

lehentasunezko helburua izan da niretzat ez naiz legebiltzarrean sartuko nire motibazio pertsonalak azpimarratzeko zaramagako sarraskiarekin

mila esker eskerrik asko artolazabal andrea arzuaga jauna zurea da hitza lekutik lekutik

gure bihotzean beti eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna artolazabal andrea erantzuteko zurea da hitza

diskrezioz sukaldaritza asko egin dugu eta egiten jarraituko dugu zalantzarik gabe eta gehiago esaten diot señor arzuaga jauna oso positibotzat jotzen dugu memoria gara erakundeen arteko lankidetzaren

emandako erantzuna une honetan lan ildoak

eskatzea erakunde juridikoa eratzea gotzaitegiak erabilera lagapenaren baldintzak zehaztea eraikinaren egoerari

eta horien artean logikoa denez proiektua definitzea eta gizarte ekimenak proiektuan parte hartzea con discreción

eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hogeita batgarren puntua interpelazioa

eskola kirolean lehiatzeari berriz ekitea antolatzearen gainean barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

presidente andrea gobernukideok legebiltzarkideok barrio jauna egun on

jaurlaritzak nahi izan du foru aldundiekin batera hiriburuetako udalekin batera eudelekin batera eta espainiako gobernuaren ordezkaritzarekin batera

ze eszenategitan mugitu gaitezkeen datozen aste eta hilabeteetan eta eszenario bakoitzaren araberako proposamenak daude baita

ez dakiguna da zein izango den osasun egoera kasu bakoitzean eta hori jakin gabe

proposamenak egitea eta oso zaila da esatea datozen aste eta hilabeteetan zer gertatuko den behin eta berriz esaten da eta horrela da inzertidunbre handia dagoela datozen aste eta hilabeteetan

eta gaixotasun honek ze panorama berri eta ze erronka ezarriko dizkigun eta erabaki guztiak egongo dira egokituta osasun egoera horri eta beti bezala egongo dira oinarrituta osasun arloko profesionalek eta teknikariek egiten dizkiguten proposamenetan

irizpideetan ahalegin osoa egingo du jaurlaritzak esan dizudan bezala posible baldin bada legebiltzar honetan finkatu ziren termino horien barruan

sustatzeko eta ikusten bada posible dela lehiaketaren bat egitea egingo da baina berriro diot izango da

ongi ikusten dutelako guri dagokigu erabakiak hartu eta gero erabakiak arduradunek hartzen dituzte eta lehendakariak sinatzen ditu

erabaki horiek azaltzea eta arrazoiak esplikatzea nik uste dut badagoela arrazoi bat eskola kirolean lehiaketa zergatik den

eskola kirola egiten duten haur eta gazteak ez dira independenteak beraien mugikortasuna mugatuta dago

helduen konpainia eta laguntza behar dute eta ikusi da hilabete guzti hauetan mugitzeko aukera izan denean

gertatzen direla harreman batzuk oso modu ludikoan eta lasaian egokienak ez direnak gaixotasunari aurre egiteko eta horrek kezkatzen ditu osasun arloko profesionalak eta horregatik

mantentzea neurri batzuen barruan entrenamendua

erraztea lehiaketa edo konpetizioa ikusiko dugu datozen

kurtsoa bukatu bitartean zein den osasun egoera eta nola egin behar zaion aurre eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna